egun on guztioi kontroleko plenoari hasiera emango diogu aurretik jakinarazten dizuet gai zerrendako hemeretzigarrena puntua beste baterako edo erretiratua izan dela gai zerrendako batgarrena puntua galdera joseba díez antxustegi euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailburuari egina

haraneko euskaldunak hilobitik ateratzeko aukerari buruz

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari sailburu jaun andreok legebiltzarkideok egun on guztioi

harana orban iluna izan da historia demokratikoan eta izaten jarraitzen du

europar batasuneko beste edozein estatu demokratikoan diktadore baten omenez egindako horrelako mausoleo bat gerra galdu zutenen senitartekoek

familia horiei zor zaie egia aitortza errekonozimendua eta justizia

eta guk gure taldean beti defendatu izan ditugunak eta aurrera egite hori ez da posible izango hor lurperatuta dauden pertsonak bertatik atera arte beti ere familiek horrela eskatzen baldin badute jakin badakigu hainbat izan direla cuelgamuroseko haranetik senideak ateratzea eskatu duten familiak

eskubide hori urte askotan ppko gobernuak urteetan entzungor egin diete ez bakarrik familiek eskatutakoari baita epaitegietan adierazitakoari ere eta guk euzko alderdi jeltzalean beti pentsatu izan dugu jarrera hori onartezina dela

ikuspegitik zorionez garai berriak ere heldu dira aurrekoak baino itxaropentsuagoak eta franco diktadorearen

urteko urriaren hogeita lauan horrekin batera asko izan ziren eskubide hori aldarrikatzera animatu ziren

mahaiburu andrea lehendakaria sailburuok legebiltzarkideak egun on guztioi

bi mila hogeian oraindik milaka familiak ezin izan dute dolu mingarri hura itxi familia batzuek maite dituztenak bilatzen eta

merezi duten maitasun eta duintasunarekin agur esan ahal izateko

ezin izan dieten hilobia eta agurra emateko irrika dute

es una cuestión de justicia bere nahia betebehar instituzionala da eta hala hartzen du bere gain eusko jaurlaritzak bere osasutan osasu osa osotasunean

galdera maialen iriarte okiñena eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina pandemiaren aurkako neurriei buruz

eskerrik asko lehendakari andrea egun on guztioi egun on lehendakari jauna

egoera larriaren aurrean neurri zorrotzak hartu beharra zegoela eta gu neurri horiekin

jokatzeko prest geundela partekatuak baziren hala ere hartutako lehen neurri haien aurrean babes osoa agertu genuen publikoki urriaren hogeita hirua zen geroztik urkullu jauna elkarrekin egoteko aukera izan dugunean esan nizun dezepzionantea zela

jakin behar izatea eta gaur gauza bera gertatzen zait uste nuen ulertu zenuela nire mezua eta zein zen asmoa esan ere egin nizulako herrigintza esan nizun

herenegungo neurrien aurrean zalantzak eta galderak sortzen zaizkigula irizpideak ez dakizkigula zeintzuk diren eta kontrol saio hau erabili behar dugula abiatzeko galdetu nahi dizut

inguruan eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

egun on legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok

abuztuaren hemeretzian osasun larrialdia dekretatu genuen eta egoera horretan jarraitzen dugu horregatik neurriak zorroztasunez eta erantzukidetasunez
bete behar ditugu denok eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

biztanleko hirurehun kasutik ez garelako jaitsi baina langa hori jaistearena gorabehera ez dut uste

datu arduragarriak dauzkagula eskuartean datuak arduragarriak

erabat bide batez esango dizut larria iruditu zaidala zuen datuen gorabeheraren komunikazioa con festividad y descampado egitea akatsa bada

komunikabideen interpretazioa eta gehiago esango nuke akats oso larria da kontua da

munduan lehen postuetan gaude heriotza tasan zoritxarrez eta espainiako estatuko erkidegoen artean

derrigorrezkoa da beraz gauzak hobeto egitea eta irizpideak ongi ulertzea eta iruditzen zait ez ditugula datu objektiboak neurriak lausotzea gomendatzen dutenik

hemen dauden kasuen erdiarekin entzutea eta ondoren zu entzutea neurriak hartu inbertsio publikoaren bidez sektore kaltetuak babestu eta

del gobierno gobernu honek erabaki du oposizioaren aportazioa gutxiestea eskatzen diodana gutxienez da ez dezala gutxietsi

erabakiak adostasunez bide horretan jarri gaitzake askotan esan dudan bezala herri gisara ezin dugu onartu daukagun heriotza kopurua herri gisara prest egon behar dugu hirugarren olatu bati aurre egiteko eta guztiok dugu ardura bai

baina administrazioari eskatzen diot arduraz aritzea gardentasunez aritzea irizpide argiak izatea eta

eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea

eskerrik asko legebiltzarburu andrea iriarte andrea birusak gure artean jarraitzen du eta gizatalde arteko hedapena edo transmisio komunitarioa gelditzeko ahalegin handia egin ondoren emaitzak lortzen hasi gara iriarte andrea gizarte osoa berebiziko

honi esker goranzko joerari eutsi egin diogu eta orain pixkanaka joera hori jaisten jarraitu behar dugu dena den oraindik egoera larria da lehen esan dudan bezala ugalketa adierazlea indizea altua da

guzti honen ondorioz heriotzak ere altuak izaten jarraitzen dute

neurriak zorroztasunez eta erantzukizunez bete behar ditugula eta lehen ere esan egin dut denok osasun sailak eta osakidetzak gardentasun osoz

bere batzorde teknikoak emandako ebazpenetan oinarrituta bere ebazpenetan oinarrituta erakundeek adostutako erabakien berri ematen dugu

eta legebiltzar taldeen galderei erantzutera hau da gure jarrera umiltasun osoz onartu dugu ez dugula oraintsu arte eta oraindik ere

ziurtasun zientifikorik izan birusari aurre egiteko mundu mailan hartzen ditugun erabakiak osasun agintarien iradokizunetan oinarritzen dira adostasunak lantzen ditugu

eta baita ere espainiako gobernuarekin edo beste erkidegoekin mantentzen ditugun harremanen bidez eta munduko osasun erakundearen gomendioan jarraituz gardentasun osoz aurkezten ditugu hartutako erabakiak gardentasunari dagokion aldetik ez dakit lehen aipatu duzuna ineren datuekin zerikusia duen ala gurekin zerikusia duen

osasun sailak eta osakitdetzak hilabeteak daramate kontaktuak eta kutsatzeak bilatzeko plana garatzen eta egindako testen kopurua handitzen

guzti honi esker birusaren transmisio komunitarioa saihesten ari gara guztion helburua da konfinamendura ez itzuli behar izatea eta osasun kolapsoa ekiditea guztion helburua da osasun publikoa eta pertsonen ongizatea bermatzea kalte egiten digu eta

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera eneko andueza

sailburuari egina topoaren donostiako saihesbideko mirakontxa easo tartearen kontratua deuseztatzeari buruz andueza jauna zurea da hitza

donostialdeko metroa euskadiko alderdi sozialistaren nortasunean dago

gobernuan zela martxan jarri zuen proiektua egia bihurtzen ari den proiektu bat da proiektu estrategikoa

del contrato del tramo miraconcha easo eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

lehendakariari egina bi mila hogeiko aurrekontua exekutatzeari buruz gorrotxategi andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea urkullu jauna lehendakari sarri aipatu duzu hemen

baina hechos son amores eta hogei egun falta direla bakarrik urtea bukatzeko ezer gutxi dakigu urterako geneukan aurrekontu akordioaren

horregatik nire galdera gaur hauxe da zer egin du zure gobernuak gurekin bi mila hogei urterako egindako aurrekontu akordioa betearazteko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea gorrotxategi andrea azaroaren seian bilera bat izan genuen

baita aurrekontuen kudeaketan ere bileran konpromiso argi bat hartu nuen abian dauden proiektuei berriro heltzeko eta bi mila hogeita bateko aurrekontuetan txertatzeko informazioaari dagokionez beste aldetik jaurlaritza gardena izan da guztira

eta denak erantzun ditugu azkenekoa herenegun bertan bidali genuelarik bizi dugun egoera berezia ezagututa eta izandako baldintza guztiak onartuta hartutako konpromisoak bete ditugu edo datorren urtean betetzeko hitza eman dugu

elkarren arteko batzarrean eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora gorrotxategi

galdera carlos iturgaiz angulo euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina aurrekontuetan covid hemeretziaren ondorio sozial eta ekonomikoak gainditzeko dauden konpromisoei buruz iturgaiz jauna zurea da hitza

eta jarraibide ekonomikoek baliabide publikoen orientazioa zehazten dute batetik funtsezko zerbitzuak bermatzea osasuna hezkuntza eta gizarte babesa bereziki

bizi dugun egoera gainditzeko eraldaketa ekonomikoa eta soziala sustatzea

suspertze ekonomikoa kalitatezko enplegua bultzatzea eta berdintasuna areagotzea el programa de gobierno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

autónomos se lo vamos a pedir eskerrik asko iturgaiz jauna denbora amaitu zaizu lehendakarik jauna zurea da hitza

talde mistoko legebiltzarkideak lehendakariari egina erreferendum guztiek herrialde bakoitzeko konstituzioaren bermea izan behar dutela agertzen duen baldintzaren inguruan

martínez andrea zurea da hitza señora presidenta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

anticonstitucionalistas muchas gracias eskerrik asko martínez andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

gai zerrendako zazpigarren puntua galdera jon hernández hidalgo elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak bigarren lehendakariorde eta lan eta enpleguko sailburuari egina lanbideri buruz gogoratzen dizuet bertatik egin behar direla galderak

el modelo es el mismo y los problemas siguen ahí besterik ez eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna erantzuteko mendia andrea zurea da hitza

lanbide eraldatzea da eta eraldatzeko lanbide eta tresna eraginkorra izateko ba behar dugu aldaketak egin ez aldaketak arreta zerbitzuan

orduan zertan ari gara momentu honetan aztertzen aztertzen baina ez bakarrik gobernuaren partetik baizik eta lanbideko langileen eskutik hau da hori da momentu honetan ari garena egiten eta nola aurrera egingo dugu aztertu eta gero

kontseiluko kideen eskutik oso garrantzitsua da eta ez dugu egingo dekretuaren bitartez baizik eta adostasunaren bitartez hori da gure borondatea
lanbide eraldatzeko eskerrik asko eskerrik asko mendia andrea hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko mendia andrea gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa pazis garcia ortega eh bildu taldeko legebiltzarkideak

publikoaren behin behinekotasun tasa handiari irtenbidea emateko zerbitzu publikoak indartzearen bidean gobernuak duen asmoari buruz

zurea da hitza egun on guztioi
gaur pleno honetara interpelazio hau ekarri dugu administrazio publikoko langile asko eta herritar asko

ahalik eta gehien argitzeko asmoz hau da garamendi sailburu andrea legegintzaldi honetan konponbidea adostua eta justua emango zaie

eta bide horretan zerbitzu publikoak indartuko dituzue urteetako gatazka da enplegu publikoaren behin behinekotasun tasa handia eta larria eta horri irtenbidea eman behar zaio euskal herria bilduk uste du legegintzaldi hau izan behar dela enplegu publikoaren behin behinekotasunarekin amaitzeko legegintzaldia ezin dugu ahaztu zerbitzu publiko

behar direla behin eta berriro esan dugu pandemiak agerian utzi duela ezinbestean gizarte batek herri batek zerbitzu publiko indartsuak behar dituela eta berriro diogu kalitatezko zerbitzu publikoak kalitatezko enplegu publikoan ezinbestez oinarritu behar dira eta gure ustez hori ez da egun

zerbitzu publikoak datu batzuk emango ditut eta astunak ez izateko esanguratsuenak gainera imajinatzen dut datuak ezagunak direla

aipatzea egoeraren gordintasuna agerian uzteko ezta eta europar batasunean adibidez langileen ehuneko hogei langile publikoak diren bitartean erkidego autonomoan

hamar langiletik lau behin behineko langileak dira administrazio orokorrean plantillaren erdia baino gehiago behin behinekotasunean

lanean ari dira eta gure ustez kasu gehienetan behar finkoak eta egiturazkoak betetzen eta badago beste datu interesante bat agerian uzteko zer nolako

sistema publikoarentzat lanean enpresa pribatuetan gobernu honen lana eta enplegu sailak kalitatezko enplegua sortzea helburu nagusia duela iragartzen duen bitartean administrazioa berriz behin behinekotasun tasetan eta horrela administrazio publikoak enpresa pribatuaren

egin behar ez denaren adibidea da aztertuko badugu azkeneko enplegu eskaintza publikoa noiz egin diren ikusiko dugu administrazio orokorrean bi mila hogeigarrena urtean heziketa berezian bi mila bostean

bi mila batean hau da sektore hauetan hogeita hamabost urte oposaketak deitzen ez direnetik urteak daramatzazue lan eskaintza publikoak iragartzen baina ez dira gauzatzen eta

iragarpen berberak egiten jarraitzen duzue beraz ardurak ez daude langileengan langile behin behinekoei interinoei ukatu zaie beraien enplegua

eta kaltetuenak gai honetan ere emakumeak izan daitezke eta guk uste dugu ondo legokeela ere egoera honetan edo egoera aztertzeko orduan genero

honetarako mahai gainean agertzen hasi dira pasa den legegintzaldian konpondu gabe geratu zirenak eta

legegintzaldi honetan erronka bilakatu behar ditugunak bat behin behinekotasun tasa izugarria

belaunaldien arteko transferentzia esperientziaren transferentzia eta erreleboa hirugarrena inposatutako birjartze tasak

premien arabera eta konpetentzia arazoa alegia soberania arazoa zalantzan dago

zerbait negoziatzen ari dela horren inguruan baina arazo hori ere guk identifikatzen dugu eta panorama horrela azaroak hogeita hamarean jaurlaritzak

eskalen lege aurreproiektua onartu duela iragarri zuen lege aurreproiektu hori enplegu publikoak egonkortzeko prozesuei bide emoteko tresnatzat hartzen da

langileen artean baina kritikak ere bai pasa den legegintzaldiaren bukaeran lege horrek dituen xedapenetan arautzen den egonkortzeko prozesua sindikatu guztien gaitzespena jaso zuen mahai orokorrean negoziatu ez zirelako ez nahikoa direlako arazoak duen neurriari

eta lege horretan planteatzen den bideak ez diolako behin behinekotasunari errotik heltzen eta gure interpelazioa ildo horretatik doa zein da zuen asmoa legegintzaldi hau izango da enplegu publikoaren behin behinekotasunarekin amaitzeko legegintzaldia eta horretarako gobernuak kidego eta eskalen lege proiektua sindikatuekin benetako negoziatzeko borondatea du behin behinekotasun auziari errotik heltzeko hau da berreskuratuko duzue negoziazio kolektiboa administrazio publikoan

genuke hau argitzea eta gainera gustatuko litzaiguke horrela izatea ze funtsezkoa da enplegu publikoan dugun arazorik handienetakoari elkarrizketa eta negoziazioaren bidez aurre egitea zerbitzu publikoak indartzeko bidean eta ahaztu barik langile behin behineko eta

mila esker eskerrik asko garcia andrea erantzuteko garamendi andrea zurea da hitza

sailburu eta legebiltzarkideok egun on gobernu honek eta sailburu honek

altua murrizteko konpromisoarekin bat egiten dugu ez izan zalantzarik

denok dakigu baina guk ez diogu auziari bizkarra eman nahi adarrari sustarretatik heldu nahi diogu itzulingururik gabe eta arazoaren benetako arazoei erreparatuta labur esanda

enplegua egonkortu eta langile publikoen bataz besteko adina jaitsi bide horretan azpimarratu behar dugu legealdi honetan

lan eskaintza publikoak konbokatu behar ditugula aldizkako deialdietan estas medidas

ideia batzuk gogora ekarri nahi nituzke izan ere duela aste batzuk ideia hauek azaldu nituen hemen bertan gure sailaren ildo estrategikoen agerraldian

ideia horiek gobernu honen ekintza eta ibilbide orria planteatutako gaian kokatzen laguntzen digutela edozelan ere uste dut ona dela eztabaida ez desitxuratzeko eta herritarrak ez nahasteko zure interpelazioan

azaldutako terminoak jakin batzuei buruzko zehaztasunen bat egitea egoki delako zehatz mehatz jakitea zertaz ari garen interpretazio akatsak saihesteko behin behinekotasun hitza aipatu duzu eta uste dut termino hori argitu beharra dagoela funtsean bitartekotasun edo interinitatearen kontzeptuarekin

batzuetan gertatzen den bezala kontratazioaren eremuan publikoa zein pribatua behin behinekotasunak kontratu egoera ez finkoa eta mugatua dakar bitartekotasuna ordea administrazioko langileei lotuago dagoen kontzeptua da eta pertsona bat aldi baterako plaza bat betetzen ari dela adierazten du harik eta plaza hori erregelamendu bidez bete arte

bitarteko langile guztiak aldi baterakoak baitira baina aldi baterako guztiak

ondo dator gogoratzea administrazioan behin behinekotasuna sor dezaketen arrazoi ugari egon daitekeela hala adibidez lan baldintzen inguruko akordio jakin batzuek baimenak lizentziak murrizketak absentziak sortzen dituzte lanaldian zehar eta absentzia horiei

erantzuten diegu ere baja medikoko egoeren ondoriozko langileen kasuei aldi baterako kontratuen bidez betetzen ditugu gure langileen aldi baterako

gure erakundearen antolaketa garapenetik eratorritako beste egoera batzuk ere baditugu hala nola zerbitzu edo ekipamendu publiko berriak irekitzea

kasu hauetan aldi baterako kontratazioa ere erabiltzen da zerbitzu berri hori azkar bete eta abian jartzeko eta horrela herritarrei arreta egokia emana izateko gure administrazioan behin behinekotasuna daukaten egoerak azaltzen luzatuko naiz ere

izan ere horrek lagunduko digu ulertzen administrazioaren ohiko funtzionamendurako behin behinekotasunaren zati bat saihestezina dela

beren eginkizunak lanpostu estruktural batean betetzen dituzten langileak lanpostutzat behar bezala bete arte horiek ere aldi baterakoak dira baina batzuetan

zentzu horretan ozen esan nahi dut aurrez legebiltzarrean egin nuen agerraldian azaldu nuen bezala gobernu honek ez duela ahaztuko

funtsio publikorako sarbidean zentratuko naiz hemendik aurrera

egoki diren sarbide probak onartu ondoren lehentasunez

proba horiek berdintasun merezimendu eta gaitasun printzipioak errespetatu behar dituzte

murrizteaz ari gara ez gehiago ezta gutxiago ere gobernu honek etengabe eta urtez urte aukera duen foro eta maila guztietan planteatzen du administrazio publikoen lan eskaintza publikoetan

eta egia esan lan eskaintza publiko horiek behar bezala garatzeko errekurtso posibleen inpaktua eta prozeduren atzerapena gutxitzeko ezinbestekoa da

are gehiago pertsonen itxaropen eta bizi proiektua

funtzio publikoan kalitatezko enplegua lortu nahi duten pertsonak alegia finean prozesu horiek arautzeaz ari gara aurreko helburuari begira arau esparru egokia sortzeko ari gara lanean horrek balioko du halaber plangintza tresna bizkorren garapena eta profil profesionalaren antolamendua bultzatzeko hutsik dauden lanpostuen kudeaketa planifikatua

edozelan ere eta bukatzera noa ezinbestekoa da gizarte eragileen parte hartzea eta beraiekin negoziatzea ere negoziazioan eta elkarrizketan sinesten dugu sinesten dut horregatik

eta lantzen jarraituko dugu eskerrik asko eskerrik asko garamendi andrea

sailburu andreak emandako azalpenengatik eta ulertu nahi dut orain arteko norabidea zuzentzeko prest dagoela gobernua bai enpleguaren enplegu publikoaren egonkortzeko bidearekiko bai maila orokorrean funtzionamenduan eta sindikatuekiko harremanetan eta gobernantza ereduari

eta ez dut uste justifikatu daitezkeenik birjartze tasarekin

atzetik datoz eta eta aurreko legegintzaldian zapuztutako saiakera batzuk ere egon ziren egoera konpontzeko eta guk uste dugu ikasgai batzuk atera beharko ditugula berriro akats berberak ez egiteko

erabiltzea administrazio publikoko sindikatuen babesik ez duten proposamen berberak berriro planteatzeko beste behin ere enplegu publikoaren behin behinekotasun tasa onartezina konpondu gabe gera daitezkeelako ezta

egia da berme juridikoak eman behar direla eta egun dugun marko juridikoak ez duela laguntzen eta guk hori aitortu dugu eta problemen artean

gure esparruan hartutako erabakiak konstituzional epaitegiaren mahai gainean ez amaitzeko bermerik ez dugu

pentsatzen dugu horrek balio behar duela ere bai gobernu honek propaganda ez egiteko

ez diren lan eskaintza publikoen iragarpenekin hori ere itxaropen faltsuak sortzea da

egoera eta euskal herria bilduk uste du aurreko legegintzaldian esan genuen bezala ezohiko egoera honi

salbuespenezko irtenbide bat eman behar zaiola eta horretarako pentsatzen dugu oso inportantea dela sindikatuekin negoziatzea eta adostea

ados nago beharbada diagnostiko bat egin behar da

ze nik uste dut egonkortzeko prozesu horretaz hitz egiten ari garenean denok ez gaude prozesu berberaz buruan daukagu

errealitate zehatz batzuetara eta guk pentsatzen dugu modu zabal batean planteatu behar dela eta adibide batekin argi utziko

dizut osakidetzan gertatzen dena egun egiturazko plantillatik aparte

egunero lan egiten dutela urteak daramatzatela zuk diozu behin behineko lan batzuk betetzeko seguruenik baietz baina ez dugu uste

behin behineko lanak betetzeko hor daude egiturazko enpleguak eta betebehar finkoak betetzen ari dira eta gauza bera gertatzen da hezkuntzan

egunero lanera joaten direla enplegu tenporalarekin

egonkortzeko prozesuaz hitz egiten dugunean langile hauetaz ere hitz egin nahi dugu eta bigarrena martxan jarri behar den egonkortzeko prozesuaren ezaugarriak

eta euskal herria bilduk uste du ahalik eta lasterren administrazio publikoak

gehiago luzatu ezin den irtenbidea eta hasi naizen bezala amaituko dut eskaera zuzena sailburuari egiten legegintzaldi hau izan dadila enplegu publikoaren

legegintzaldia mila esker eskerrik asko

eskerrik asko presidente andrea garcia andrea

azaldutakoa eta bigarren txanda honetan gobernu honek administrazio publikoko enpleguaren inguruan ezarriko dituen neurri zehatz batzuk azaldu nahiko nituzke

urriaren hogeita bederatzian esan duzunez legebiltzar honetan egindako agerraldian azaldu nuen legegintzaldi honetan enplegu publikoaren arloko bi erronka nagusiak administrazioaren digitalizazioa eta humanizazioa direla itxuraz kontraesankorrak dira

biak ala biak bateratu behar ditugu administrazio aurreratua modernoa pertsonena eta pertsonentzakoa lortzeko herritarrekiko harremanak zuzendu behar dituen zerbitzu publikora begira daude

administrazioa modernizatzeko eta eguneratzeko ideia dugu abiapuntuan alde batetik langile publikoak trebatzeko eta ilusionatzeko

erantzuteko helburu horrekin ekin diogu lanari administrazio digitalerako igarobidea diseinatuz belaunaldien arteko erreleboa bultzatuz lan egiteko modu berriak txertatuz

inklusiboarekin nire azalpenaren lehen zatian aurreratu dudan bezala horretarako

aztertu eta antolatu behar da antolamendu hori aipatu ditudan politika eta prozesuen segurtasun juridikoarekin egin behar da en este sentido

datu zehatz batzuk gogoratu gabe gobernu honek administrazio orokorrean

aurreikusten du datorren urtean eta datozen urteei begira gobernuak

onartuko dituela adierazi du berpiztu programaren barruan

gobernu honek konpromiso sendoa dauka enplegu publikoaren behin behinekotasuna murrizteko prozesuekin prozesu geldiezina da

eta determinazioa irmoak dira inork ez dezala zalantzarik izan enplegu publikoaren behin behinekotasun tasa handiari amaiera eman nahi diogula
eskerrik asko eskerrik asko garamendi andrea gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazioa itxaso

eta ingurumeneko sailburuari egina arabar errioxako familia upategiak eta upategi txikiak laguntzeko jaurlaritzak dituen asmoen inguruan

egun on guztioi tapia andrea gaur lehen aldiz hitz egingo dut atril honetatik eta nire lehen interpelazioa da erantzukizun handia sentitzen dut

ardoaren eta gure upategien ekoizpenaren inguruan lanean aritu naizen aste hauetan oso urte gogorra izaten ari da guztiontzat martxoan hasi zen pandemiak gure gogoa segurtasuna erresistentzia urratu ditu baina

covid hemeretziak gizartearen sektore ezberdinetan eragindako ondorioek eta horiek murrizteko hartutako eta hartu beharreko neurriek hainbat ekimen eztabaida eta akordioa ekarri dituzte foro honetara baina orain arte bera ere eta espresuki lehen sektoreaz izan martxoaren hamabian

aspaldi zela ematen du baino martxoan izan zen ez da horrenbeste denbora igaro hortik egun batzuetara pandemiaren hasieran ahoa bete zitzaigun funtsezko sektorea zela esanez eta nekazari eta abeltzainek egindako lana goraipatuz

euren traktoreekin desinfektatzen zituztelako eta gure etxeak eguneko elikagaiez hornitzen zituztelako

eta badirudi ahaztu zitzaigula sektore hau beste asko bezala pandemiaren ondorio ekonomikoak pairatzen ari dela eta aldez aurretik ere bere egoera kezkagarria zela

soziosanitarioaren eragina arabako errioxako mahastizaintza eta ardogintzaren sektorean larria izaten ari da salmentetan beherakada handiak

eraginda gainera zonalde batzuetan kalteak eragin dituzten zenbait ekaitz eta mahastien gaixotasunak agertzearekin lotutako arazoak izan dituzte ostalaritzaren itxierak sektorearen egoera larriagotu besterik ez du egin hau da oraina baina aurreko egoera ere ez zen idilikoa

ardogintzari buruz hitz egin zen bakoitzean arabako upategi txikiek pairatzen duten babes falta salatu zuen behin eta berriro familia upategientzako dirulaguntzak eskatu ditugu behin eta berriro

baina ez dira behar bezala banatzen nire lehen ekimena arabar errioxako upategiek jasotako dirulaguntzei buruz izan da sektorearen egoera ikusita eta aurrekariak ezagututa azkenengo bost urteetan eusko jaurlaritzak emandako dirulaguntzak nola banatu diren aztertu nahi genuen erantzuna

datu eskandalagarriak ziren hori dela eta egoera salatzeko prentsaurreko bat eman genuen duela aste bete eta horren ostetik akats zuzenketa bat jaso dugu informazio eskaeraren erantzunari lotua txostenean agertzen den datu bat txarto zegoen baina horrek

badaude hori egiteko trikimailuak eta guztiok dakigu egiten dela ez dela elikadura katearen legea errespetatzen

horrela onartu zuen batzordeko lehen agerraldian egoera salatu genuenean jaurlaritzak bazekiela horrelako kasuren bat zegoela

zeozer egin beharko dugu hori gutxi izango balitz dirutza hauek jasotzen duten dituzten makro upategi batzuk euren langileak lan hitzarmenik gabe mantentzen dituzte bi urtez arabar errioxako ardoa egiteko kanpoan erositako mahatsa erabiltzen dute jokaera guztiz eredugarria ezta eta eusko jaurlaritzak zer egiten du pues jokaera eredugarria hau saritu

gelditzen da zenbakiak ikusita oraindik informazio eskaeraren erantzuna jaso gabe

oraindik ez da eztabaidatu horren bidez diru laguntzen banaketan mahatsaren erosketan bidezko prezioak ordaintzen direla bermatzea lortu nahi da baita

mahatsarekin ekoiztea ere uste dugu baldintza horiek ezinbestekoak direla gure ardoaren trazabilitate soziala bermatzeko baina datuak ezagutu eta gero

arabar errioxako familia upategiek eta upategi txikiek diru laguntzak behar dituzte eurentzako diru laguntzak

lehiatu behar laguntza lerro berezituak behar dituzte bizirik irauteko urtero hogei upategi inguru desagertzen dira arabar errioxan

hauek dira eskualdearen bizitza ehuntzen laguntzen dutenak landa eremua garatzen dutenak arabar errioxako bizimoduaren ezaugarri direnak

oso famatuak bilakatu direla eta turismoa erakartzen dutela ukaezina da baina eskualdeak behar duen eredua bestelakoa da

bizi dira ardogintzatik mila familia zer gertatzen ari da ez al dira horiek babestu behar guk baietz uste dugu eta horregatik aurkeztu dugu gaurko interpelazioa hasieran aipatu dut erantzukizun handia sentitzen dudala gai honekiko

jakin nahiko nuke jaurlaritzak familia upategiak eta upategi txikiak laguntzeko ze neurri hartuko dituen argi dago orain artekoa ez dela ez egokia ezta bidezkoa ere beraz hemendik aurrera zer

eskerrik asko eskerrik asko etxebarria andrea erantzuteko

eskerrik asko presidente andrea sailburu eta legebiltzarkideok egun on

gure herria bezalako lurralde txiki batean ba sektore honek duen garrantzia ikaragarria da kontutan izaten baldin badugu

datozen upategi horiek ehuneko bat koma bosta suposatzen dute eta sektoreari dagokionean ba nekazal sektorearen ehuneko hogeita bia

gainera jarraitzen baldin badugu eta begiratzen baldin badugu

beraz lehen sektorean duen garrantzia ukaezina da eta balio kate osoa kontutan hartzen baldin badugu hau da mahastigintzatik hasi eta esportadoreetara iritsi bitartean ba upategiak duten garrantzia katebegi

datuak euskadin izan ditugun azken datuak azken urtekoak itxita daudenak ba esportazioak

nolabait irteera bat bilatzeko sortzen den ardoarena kasu honetan arabar errioxako ardoarena eta

ardo hauek ba motore bezala funtzionatzen dutela eta

areagotzen direla kopuruan eta prezioan ere areagotu egiten direla beraz guzti hau kontutan izanik

upategi txikiak eta familia upategiak duten garrantzia ba ezinbestekoa da eta gure sailaren lehentasunetako bat da zergatik ba horiek direlako esan duzun bezala nolabait

arabar errioxan horrek ez du esan nahi handiak albo batera utzi behar direla baizik eta nolabait orekatu egin behar dela guztia eta kontutan izan behar dugu ez bakarrik arabar errioxako ardoa baizik eta txakolina ere kontutan izan behar dugula sagardogintza ere kontutan izan behar dugula eta gero eta gehiago ba garagardoa bertako

aurretik nolabait sektorea ari zen kanpora ateratzen nahiz eta bi arazo nagusi ziren kanpora ateratzen eta ziren estatu batuak zer nolako ba zerga mugak o muga zergak barkatu jartzen zituen eta

baina horren gainetik covida iritsi izen eta zentzu horretan ba pandemiaren eragina nolabait jaitsiarazteko

gure sektorea gure upategien sektoreak sufritu egin zuen

distribuzio kanaletan irekita bideak eta txikiak bide hori itxita zeukaten edo zailagoa zeukaten beraz horretara ere bideratu genuen gure esfortzua

pasa ondoren ba berriz ere hilabete pasa dute

gure upategiak baina esango genuke jarri genituela neurri bereziak martxan

bereziki maileguak emateko enpresei upategiei eta sektore honetan upategiak kasu honetan baita ere sartzen genituen sagardogintza eta garagardogintza txakolinarekin batera eta bideratu genituen ditugu

milioi eta une honetan gaur egun jada dagoeneko itxita hogeita bederatzi eskari eta guztira bideratuta hamalau milioi euro beraz oraindik badago dirua

aipatu duzu baita ere nolabait ardoa jasotzeko sei edo hamabi hilabeteetan

eskerrik asko tapia andrea etxebarria andrea

andrea egia esan horrelako erantzuna espero nuen datuak eta da tokatzen zaizuna normala nahiko ohituta gaude jada gobernuko kideak kritikaren bat edo jasotzen dutenean pues hartutako neurrien zerrenda luzea botatzearekin nahikoa eta jakina badakigu zer edo zer egiten ari dela argi dago sektoreak diru laguntzak jasotzen dituela

dituzu zuk eta nik ere lerro ezberdinen izenak eta horien bidez banatutako diru kopurua baina kontua

argi gelditu dela baita ere horiek banatzeko erabiltzen diren irizpideak ez direla egokiak ez dira bidezkoak

por qué zuk neurri asko aipatu dituzu

zergatik eskualdeko mahastizainek eta upategiek ez dute etorkizunik ikusten

bi ere helburuak ez direlako betetzen nekazaritzako errenta ez da hobetzen

hobetu baino murriztu egiten ari da nola ikusiko dute etorkizuna dutela ezinezkoa da beraz hauek dira benetako babesa behar dutenak hauek dira ardoaren industriarekin lehiatu behar dutenak zeren eta orain arte bi ereduen arteko arrakala

eta ahulago daude eta handiak aldiz gero eta erraldoiagoak bihurtzen ari dira eta egoera hau orekatzeko ez da nahikoa dirua ematearekin

gazteak eta emakumeak erakartzeko digitalizazioa eta instalazioen berrikuntza behar da aurten araban

beste emakume bat delikako txakolindegian herenegun bertan leherketa bat izan zen lasernan instalazioen berrikuntza ezinbestekoa da

badakite zer norabide hartu nahi duten etorkizunean kalitatea lehenetsi nahi dute

prezioan eta kantitatean oinarritutako eredu industrialetik bereiztu nahi dute eurena

planteatzen diren alternatibak baztertu beharrean bideratu eta erraztu behar dira eredu propio bat eraikitzeko tresnak eman behar zaizkie upategi txikiei por ejemplo

estrategia integral bat eskatzen ari dira

utz diezaiogun tirita jartzeari eta alde dezagun eredua errotik orekatu dezagun desoreka

baina baita etorkizun duina eta burujabea ere esaiguzu nola lortuko duzuen tapia andrea eskerrik asko eskerrik asko etxebarria andrea

eskerrik asko presidente andrea bueno saiatu naiz esplikatzen zer egiten dugun

ekidin kritika bat edo onartzen ditut guztiak inongo arazorikan gabe pentsatzen dugu momentu honetan

amankomunak guztietan jarraitu behar dugula ditugun lerroak

dutelako batez ere bata inbertsioak egiteko eta bestea promozioa egiteko inbertsioak egiteko eta logikoa da neurri batean eta uler daiteke

proiektuak txikiagoak dira handiak direnean baino baina horrek ez du esan nahi

finantzatzen kopuru berdinean eta europak esaten duenez inbertsioaren ehuneko berrogei bitartean finantzatzen dugu

eta bai handietan eta inbertsio horiek beharrezkoak dira eta jarraituko dute izaten eta aipatu dugu guztien ehuneko berrogeita bi enpresa txiki eta ertainei joan da zergatikan aurkeztu diren proiektuak babestu direlako

jarraitu behar dugu berrikuntzarekin aipatu dugun bezala baina batez ere merkatuak bilatzen eta merkaturatze berriak

batez ere txiki eta ertainei begira eta noski

kalitatea aipatu dugun bezala bertakoari garrantzia ematea eta horretarako programa berezi bat egongo da datorren urteko aurrekontuetan eta

hor dagoela gure potentzia bat handia hazkunderako

gehiago kontsumitzea estatuan ere bai baina baita ere nazioartean horrek bakarrik emango digu etorkizuna eta hor egongo da baita ere gure bidea beraz horiek dira lerro nagusiak eta kontutan izan behar dugu jarri dugunean gainera

gai berezi batekin eta zen emango zen horrelako mailegua baino

iristen bazitzaien diru hori diru justu bat hau da mahastiak eta

izan behar zuela duina eta konturatu ginenean batzuetan zerbait gertatzen ari zela oso duina ez zena eta oso ongi ez zenean ordaintzen ari

upategien ikuspegitik mahastigintzari nolabait ez zitzaiola egoki tratatzen egoki ematen behar zuten dirua baita ere zuzenean zuzendu ginen ba upategi horietara idatziz gainera esanez

oreka hori eta nik uste dut lortu zela guzti hori orekatzea beraz horiek dira ildo nagusiak

era jarraian ari gara sektorearekin lanean handiekin txikiekin eta txikiagokoekin ere bai

gai sentsible bat askotan aipatu duguna arabako mahastiak viñedos de álava pues bueno

alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren

eta ingurumeneko sailburuari egina ikerketaren eta garapenaren aldeko jaurlaritzaren
politiken porrotari buruz casnova jauna bertatik zurea da hitza eskerrik asko egun on

aurkezten dudan galdera ez da batere samurra eta errealitatea ere ez da batere samurra

ikerkuntza eta garapenari buruzko azkeneko datuak eta datuak oso txarrak dira bi mila hemeretzi urtean dauzkagun azken datuen arabera

estankatuta gaude datu ofiziala da barne produktu gordinaren ehuneko bat koma laurogeita sei inbertitzen dela ikerkuntza eta garapenean aurreko urtearekin konparatuta zentesima bat gorago eta ikerkuntza eta garapenean geldirik egotea hau ez da datu isolatu bat hau da joera bat azken urteotako joera bat

geldirik egotea soilik atzean gelditzea esan nahi du beraz hau datu isolatu bat ez denez eta joera baten beste mugarri bat denez uste dugu

ikerkuntza eta garapena sustatzeko zuen politiken porrotaz oso larria da oso larria da gure industriarako gure ekonomiarako eta gure gizarterako ikerkuntza eta garapena sendo ez badago bestea ere makaldu egingo delako

porrot hori gainditzeko eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna erantzuteko tapia andrea

benetan lasai egon trago horiengatik ze ni pozik etortzen naiz hemen zuekin eztabaidatzera eta ez da inongo tragoa tragoa emango dugu uzten digutenean beste leku batean bueno

berrogei urteetan euskadi herri bezala aritu da gai honetan eta ekonomia bultzatu du baita ere sostengatuta bi ardatz nagusietan esango nuke bata ikerkuntza eta teknologia eta bestea nazioartekotzea eta hori ukaezina da beraz nolabait bat nator

behar dugula eta jaurlaritza sostengatzen dugun ba bi alderdi politikoek benetan hori sinesten dugu eta ez da bakarrik esatea baizik eta

herri honetan sistema teknologikoak pertsonak ekonomia berrikuntza unibertsitateak guztiak bide bat egin dute

guztiok egin dugu eta erakunde eta enpresek egin dute esfortzu handi bat

ezin dugu ukatu ukatu ezin dugun zerbait da esku asko izan dira hemen lanean zuek jakin nahi nuke non egon zareten tarte horretan

aprobetxatu nahi dut gainera egunero egunero lanean ari diren pertsona horiei nolabait aintzatespen bat egitea ze benetan pentsatzen baldin baduzu

pertsona egon diren zenbat enpresa zenbat ikerlari eta horiei ari zara zerbait esaten gaizki egiten dutela por tanto

eskerrik asko casanova jauna eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea zurea da

gai zerrentako hamaikagarrena puntua galdera mikel otero gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen jasangarritasun

gasteizko udalerrian gas fosila bilatzeko planen inguruan otero jauna zurea da hitza bai

guk diogu dena kontra dagoela baimen honen inguruan galdera da zu prest zaude hau babesteko

eskerrik asko otero jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza andrea otero jauna

honetaz eta nik uste nahiko argi gelditu zela eta baimena eskatu baldin bada suposatzen dut izango dela jarraitzen dugulako sinesten benetan gasa dela trantsizio energia eta besterik ez dagoen bitartean eta zuk esango diozu besterik baldin badago eta behin eta berriz galdetu dizut esango dizu zein den eta esaten baldin badidazu gasa kanpotik ekartzea dela bertakoa
izanikan agian horretan ez gara inoiz ados egongo eskerrik asko tapia andrea

gai hau dagoeneko bakoitzak bere arrazoiak eman ditu behin baino gehiagotan gainera eta bakoitzak bere erantzukizun politikoa onartu dezala besterik ez ez dut eskatzen gaurkoan eta nik berriro diot dena daukazu

esplikatuko dizkizut zein izan diren arrazoiak jarraitzeko bat

ez dugu gaur egun honekin aurrera egiteko kontrako lege inolakorik baimena dago eta eskatu duguna da

nolabait baimen hori momentuan lanean hasteko ez baimena baizik eta aurrera egiteko aukera dos

y desde luego aipatzen zenuen gai soziala baita ere eta gasak ekarri du euskadira sozialki baita ere ikaragarrizko onura

butanoa erabiltzen zen gure amonen eta etxeetan ikatza erabiltzen zen eta guzti hori desagertu egin da eta gasak eman digu izugarrizko aukera

berriztagarrien apustua egingo dut ikusi egin nahi zaitut nire ondoan berriztagarrien apustua bai baina bitartean beste zerbait behar dugu eta hori izango da gasa eta baita ere beste proiektu mota bat eta hor ere ikusi egin nahi zaitut hidrogenoa

sendoa egin behar da benetan sinesten baldin badugu gaurko

pasa behar baldin badugu berriztagarrietara gasa eta hidrogenoa ikusi nahi zaitut benetan hor zauden edo ez

andrea gai zerrendako hamabigarren puntua galdera josé manuel gil vegas euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina eis bi mila hogei txostenaren arabera berrikuntzaren esparruaren barruan euskadin aktibo intelektualek eta finantziazio

eskerrik asko legebiltzarreko presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on

hezkuntzako sailburuari egina haurreskolak partzuergoko aurrekontua handitzeari buruz arrese jauna zurea da hitza bai egun on

agerraldia egin zuen ganbera honetan legebiltzar honetako hezkuntza batzordean eta berak lan hitzarmenaren betetze mailaren inguruan galdetuta konkretuki esan zuen lan hitzarmena ez dut aplikatu eta ez dut aplikatu ezin dudalako ez daukadalako dirurik esan zuen gerenteak

ez dago horretarako hau dela eta galdetzen dizut bildarratz sailburua handituko al du hezkuntza sailak partzuergoko aurrekontua besteak beste lan hitzarmena
behar bezala eta modu egokian bete dadin eskerrik asko

arrese jauna azken urteotan haurreskolak partzuergoak emandako zerbitzua funtsezko zerbitzu bilakatu da milaka familientzat

pozik agertzen direlakoan gaude

erantzunez hezkuntza sailaren konpromisoa da

sendotzen jarraitzea berme handieneko zerbitzua eskaintzeko familia eta bizitza lana uztartu ahal izateko

gerenteak berak haurreskolak partzuergoko gerenteak berak egindako adierazpenak gure ustez

ezin duela aplikatu ez daukalako dirurik ez daukalako aurrekonturik eta esan zuen ez zait iristen eta gainera esan zuen onartzen dut modu alde bakarrean ari naizela ezohiko erabaki hau hartzen eta partzuergoko kudeatzaile gorenak legebiltzar honetan hori esatea

langileekin adostutako hori ez betetzea larria da erabaki hori gainera modu alde bakarrean hartu duela esatea larria da eta larria da ere hau diruagatik aurrekontu faltagatik dela esatea larria delako kasu honetan ere hezkuntza sailburua

esku hartze zuzenik hartu ez izana adierazpen hauen ostean

funtsezko zerbitzua da zerbitzu hezitzailea da eta horren hezkuntza eskubidea bermatzeko

beraien sozializaziorako eta garapenerako ere funtsezkoa da eta baita familien kontziliaziorako ere zerbitzu honen kalitatea bermatzeko aipatu duzu kalitatea

bermatzea eta baldintza hauek onak izatea noski

egin dute greba haurreskolak partzuergoko langileek horregatik atzo egin zuten greba eta ez naiz zenbakien saltsetan sartuko baina bai egia da erabat arrakastatsua izan zela greba hori eta ez dute pribilegiorik eskatu bildarratz sailburua

dagokiena bakarrik bermatzea eskatu dute zerbitzu publiko hau denon zerbitzu publiko hau behar bezala garatu dadin eta langileek bakarrik ez

bat egiten duen eskaerak dira haurreskolak partzuergoan indarrean dagoen lan hitzarmena betetzea

handitzea gainera sektoreko langileek behin baino gehiagotan eskatu dizuten bezala eh bilduren

zuzenean inplikatu behar da ez bilera puntualetan baizik eta modu iraunkorrean eta gainera eh bilduren ustez bi mila hemezortzian legebiltzar honetako

sakonduz doakotasunaren bidean ere urrats tinkoagoak eman behar ditugu ez gehiago ezta gutxiago ere bildarratz sailburua lan hitzarmenak betetzea

betetzea eta sakontzea eta mugitu zarete badakigu mugitu zarete baina berriz ere iruditzen zaigu presio sozialaren ondorioz eta presio sozialari esker bukatzeko eh bilduren ustez haurreskoletarako hiru gauza espezifiko eskatu nahi dizkizugu gaurkoan batetik lan hitzarmena betetzea eta baldintzak sortzea lan hitzarmen berriak erdiesteko aurrekontua handitzea eta noski haurreskolak partzuergoaren doakotasuna behingoagatik bada ere bermatzea eskerrik asko

presidente andrea arrese jauna zuk egiten duzun galdera dago

baina erreala ez den transkripzio batean ez dut esan nahi ez dut esan nahi fede txarrez edo eginda dagoenik ez konfusiora eraman zezakeen transkripzio bat baina ez da erreala baina horrekin ez dut arazo bat egin nahi ze lan hitzarmena betetzearekin

eta ados gaude zentzu horretan ikusterakoan zein den eusko jaurlaritzaren eta sail honen inplikazioa datu hiru datu emango dizkizut ikasle kopurua momentu honetan

ikasle hezitzaile kopurua mila hogeita hamaika alegia

hiru koma lauko ikasle irakasleko hor dago hezkuntza sailaren inplikazioa eta hor dago partzuergoaren inplikazioa

orain arte bezala funtsezko eginkizuna betetzen gure gizartean udalen eta eusko jaurlaritzaren parte hartzearekin hezkuntza sailaren

nabarmen handitu egingo da ehuneko zazpi koma berrogeita hemezortzi kontutan hartzen baldin badugu bi mila hogeigarrena urte aurreneko aurrekontua berrogeita hamairu koma zazpi milioikoa dela

berrogeita hamazazpi koma zazpikoa gainera aurten hezkuntza sailak ekitaldi honetan beste bi koma bost milioiko ekarpen bat egingo du

aurre egiteko eta baita ere adierazteko zein izan den jaurlaritzaren ekarpena eta aportazioa entzun ezazue bi mila hamaseian

borobilduz berrogeita bi milioi bi mila zortzian berrogeita hiru milioi bi mila hemeretzian berrogeita hiru milioi bi mila hogeiean berrogeita hamairu milioi hamar gehiago hori da gure inplikazioa ikus dezakezunez azkeneko urte honetan hezkuntza sailaren ekarpena ehuneko hogeita hiru koma bi handitu egin da esan dizudan bezala berrogeita hiru milioietatik

eta azkenean baita ere kotaren inguruan gehien behar duten familientzako matrikularako hobarien bidez eta covidaren pandemiaren ondorioz baldintza ekonomikoak funtsean aldatu zaizkien familien salbuespenezko egoerari

emanez hori da bidea gehien behar duenari laguntzea edo gehien irabazten duenari gehiago eskatzea alegia negoziazio mailak

mantendu daitezke baina aldi berean gure haurreskolen ohiko funtzionamendua eta gure familiei ematen dieten zerbitzua errespetatuz eta gogoratu eman ditugun zenbakiak

gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera iñigo martínez zatón elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak lurralde plangintza etxebizitza eta garraioetako sailburuari egina

jauna zurea da hitza bai eskerrik asko arriola jauna etxebizitza politika
bi hamarkadetan aurrera egin du gure erkidegoan zoru legea etxebizitza

eta hainbat mekanismo baina ez da nahikoa ikusi ditugun datuak krisi ekonomiko honek datuak erakusten dituzte ez dela nahikoa orduan nola baloratzen duzu momentu honetan indarrean dagoen etxebizitza politika publikoa

geriatrek eta gerontologoek euskal asistentzia sisteman parte hartzearen

muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko sagardui andrea zurea da hitza

legebiltzarreko presidente andrea sailburuok legebiltzarkideak

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko sagardui andrea zurea da hitza

a las personas mayores eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera jon hernández

etengabeko arretako gunearen gaueko ordutegia murrizteari buruz hernández jauna zurea da hitza

sagardui andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

sagardui andrea hernández jauna zurea da hitza bien

sagardui andrea zurea da hitza presidente andrea eskerrik asko

gai zerrendako hamazazpi puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina kulturako profesionalentzako

presidente andrea legebiltzarkideok egun on guztioi

zupiria jauna gai zerrendako hemezortzigarren puntua galdera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 kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina etb batean

zurea da hitza gracias señora presidenta

zupiria jauna zurea bai ondo